egun on guztioi osoko bilkurari ekingo diogu

lehenengo puntua hirugarren tokian eztabaidatuko dela eta hirugarrena

lehenengoaren tokian gai zerrendako hirugarren puntua mozioa josu estarrona elizondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua gazte enpleguaren prekaritatearen ondorioz gazte belaunaldi oso bat

ebazpena talde proposatzailearen txanda estarrona jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko eta mesedez isiltasuna mesedez isiltasuna

euskal herritik eta ez izan zalantzarik kataluniako herria bizi

zuzenean eragiten diela azken finean oinarrizko eskubide zibil eta politikoak bermatuak ez dauden estatu batean nekez bermatuko direlako bestelako eta gainerako eskubide sozialak eta

etorkizuneko euskal errepublikaren eredua pixkanaka marrazten gure ondorengoentzat gure seme alabentzat gure gazteentzat herri bat eraikitzen eta zentzu horretan gaur hona eztabaidara ekarri dugun lehendakariari egindako interpelazioaren ondoriozko mozioa gazte enpleguaren prekarietatearen ondorioz gazte belaunaldi bat oso bat galtzeko arriskuaren aurrean jaurlaritzak dituen asmoen inguruan

hasi naiz izenburu hori kopiatu plagiatu egin diogu jaurlaritzari lanbideri zehazki lanbidek berak belaunaldi oso bat galtzeko arriskuaz ohartarazten zuen aurreko batzuetan aipatutako azterlan fantasmatik kopiatu dugu fantasma genion orduan publikatu eta berehala desagertarazi zuelako jaurlaritzak gobernu honen interesen aurkakoa zelako eta

horrek ondo laburbiltzen duela zein izan den gazteek pairatzen duten egoera gordinaren aurrean gobernu honen aritzeko modua diagnostikoa konpartitu bai

herri erronka dugula aitortu baina honi aurre egiteko formula eta neurrietan kale zeren eta arduratuagoa

bere jardunarekiko dagoen pertzepzioari begira has zitezkeen egiturazko neurri eta erabakiei begiratu ordez eta

ez dute iritzi publikoari begira hainbesteko salmenta eta oihartzunik

epe laburrean emaitzarik ekarriko baina benetan herri erronkaz ari bagara gazteei zuzendutako politika publikoetan ezinbestekoa da jauzi bat

ez izan gaur pobreziarekin amaitzeko nazioarteko eguna da eta salatu beharrean gaude onartezina dela gazte pobreziak gora egin zuenetik euskal autonomia erkidegoan bi mila zortzian ordutik ez duelako

prekarietatea eta langabeziaren artean mugitzen dira gure gazteak langabezi tasa

gobernu honek egiten duena gutxi edo eraginkorra ez dela ohartzen dira gazteak eurek esaten dute emantzipaziorako bi zutabe nagusiak diren enplegua eta etxebizitzan jaurlaritzak kale eta zergatik

bi zutabe hauei erantzuteko orain arteko formulek ez dutelako inolako eman ez du balio jada lehen aukera bezalako plana edo gaztelagun plana horrelako

prestazioak konplementarietate izaera dute eta hauek ondorioetara doaz eta ez doaz oinarrira eta arazo horien oinarrira jotzea beharrezkoa da jauzi bat eman beharra dago politika esanguratsuen bidez gazteen emantzipazioa

zeren eta aurreko astean legebiltzar honek jaurlaritza penkatu kateatu suspenditu egin zuen emantzipazio politiketan eta esaterako aipatutako gaztelagun programan zero patatero bat jarri genion programari legebiltzar honetako gehiengo batek gaurkoan aldiz erdietsitako akordioa eta gero

jaurlaritza progresa adecuadamente eta tentuz esaten dugu baina baita ere jarriz lehen urratsa da norabide aldaketa bat da jauzi bat behar dela adosten ari garenean orain arteko politikak eznahikoak izan direla

haratago noa gaurko erabaki honek isla izan beharko luke dudarik gabe bi mila hogei ekitaldirako aurrekontuetan

oraingoz dakigun bakarra da zuzentarauetan gazteria identifikatuta dagoela lehentasunezko ildo bezala baina gero ikusi beharko dugu hori zertan bilakatzen den ez delako bakarrik diru kontua lehen aukera eta gaztelagun esan bezala programetan

baizik eta diseinatu eta abian jartzen diren politiken nolakotasunaz

prest dago adibidez gazteek zuzenean pairatzen duten lan harreman eredu berrien inguruan erabaki ausartak hartzeko ikusiko dugu guk proposamen nahiko integrala erregistratu dugu jada honen inguruan eta ekarriko dugu hona eztabaidara

askok ikusten ditugunak geroz eta gehiago gure kaleetan barrena

eragin kaltegarrien aurrean hartu beharreko neurrien inguruan da erregistratu dugun ekimena eta ikusiko dugu ere hor jaurlaritzak osatzen duten

adostasunak zer nolako neurriak hartzeko prest dauden zeren batez ere gazteek egiten dute rider bezala lan enpresa hauetan eta joango gara ikusten gaurko inflexio puntu hau nola doan horrelako

bilakatzen erdibidekoan jaso dira sinatu baldin badugu eta akordio batera heldu baldin bagara uste dugulako edukietan eta aurrerapausoak egoteaz gain jaso diren hainbat konpromiso balorean jartzekoak direla

bertan jasotzen da esan bezala politika publikoetan jauzi bat ematea eta neurriak hartzetik

hori hartzeaz haratago gauza zehatzagoak jasotzen dira hala nola hogeita hamar urtetik beherakoen soldata arrakala murrizteko

helburu zehatz bezala txertatzea baita ere

neurri ezberdinak jasotzen diren eta orain gaur egun enplegu plan estrategikoaren bi mila hamazazpi bi mila hogei enplegu estrategikoaren

gazteei begirako enplegua egonkorra eta kalitatezkoa izan beharko dena txertatuta ez dagoen bezala gaurtik aurrera hori txertatzea da eskatzen zaiona ere

artean zehatz mehatz ere aipatu egiten da akordioan eta bertan jaso egiten da etxebizitza legeari dagokionez garapena berandu doan garapen hori baina horrekin batera ere baliabide gehiago hornitzeaz etxebizitza lege hori

ahal izateko gaztelagun programa moldatzea lehen aipatu dugun

programa honek zeren eta bakarrik adina jaistea hogeita hirutik hemezortzira eta

hori baldin bada gobernu honen proposamena gaurtik esan dezakegu ere bakarrik hori moldatuz ez duela erantzunik emango gazteek duten etxebizitza

gero azkenengo puntu bezala etxebizitzan eta balorean

da gazteen behar espezifikoak kontuan izango dituzten etxebizitza tipologia edo elkarbizitza eredu berriak etxebizitza komunitarioak etxebizitza kooperatibak eta abar sustatzea aztertzen diren proposamen guztietan gazteen parte hartzea ahalbidetu delarik gaizki dago nik esatea ziurrenik eh bilduko ordezkari bat izatea baina

udalerri horietan eh bildu dago alkatetzan beste neurri batzuk utzi behar izan ditugu akordiotik kanpo eta amaitzen noa presidente

bat izan da hau guztia gazteriaren aurreproiektu legean blindatzearena

bertan jasotzeko baita ere gaztelagun programa berrehun eta berrogeita hamar eurotako muga hori kentzearena

horrek ezartzen duen muga hori kentzea eta baita ere kendu behar izan dugu gure

erronkari beharrezko jarraikortasun eta eraginkortasunez heltzeko eta gainera egindako urratsak egoki irudikatzeko legebiltzarrak eskatzen dion jaurlaritzari gazte politika sortzeko zuzentzeko koordinatzeko egikaritzeko zabaltzeko eta ebaluatzeko

koka dezala hau kanpoan utzi dugu hau guk gobernuan gaudenean datorren urtetik aurrera inplementatuko dugun neurri bat izango denez ordurako

neurri ausartagoak eta politika berriak diseinatu eta inplementatzen diren bitartean gazteen prekarietatearen aroan bizi gara belaunaldi hau prekarietatean hazi hezi eta

egingo diren eraginek antolatutako jardunaldietan izenburua no es lo que hay izatea gazteriaren gehiengo batek

eta gazteen prekarietatea da herri honek eskuartean duen egoera larrienetako bat ez dago datu eta ikerketarik egoeraren larritasunaz ohartarazten ez duenik

uste dugu akordio on bat lortu dugula eta gaur hemen

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari jauna

bat gaude estarrona jaunak egin duen diagnostikoarekin argi eta garbi dago

euskadin baizik eta estatuan eta europako leku batzuetan emantzipatzeko edadea gure edadea gure gazteen edadea askoz ere handiagoa da

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburu egun on guztioi
bueno nik uste dut gai nahiko errekurrentea daukagula gaurko hau eta

inguruan eta egia da emantzipatzeko prozesu horretan formakuntza egoki bat lortu enplegu duin bat izan eta etxebizitza bat eskuratzeko oraindik ere

hori errealitate bat dela eta horri aurre egiteko politikak martxan jartzea beharrezkoa dela askotan datuak diagnostikoak txostenak ekartzen ditugu asko dira azken urteetan

inguruan egin diren txosten ebaluazio ikerketak eta nik uste dut horrek ere bai adierazten duela badagoela kezka bat bai gobernutik baita beste zenbait eragileren eskutik jakiteko zein den errealitatea eta errealitate horri heltzeko

eraginkorrenean eta badaude datu batzuk zorionez pixkanaka hobera doazenak

gora doala nahiz eta oraindik ere nahi den datu horietara ez iritsi eta gero badaudela beste hainbat

edo enpleguaren kalitatearen adierazleei begiratzen badiegu eta nik gaurkoan estarrona jaunak egindako interpelazioan lehendakariari lehendakariak aipatu zituen bost

ekarri nahiko nituzke hona lehenengo helburua formakuntzatik lan mundurako jauzia ahalik eta modu azkarrenean egin ahal izatea jaurlaritzaren helburua eta nik uste dut gainera helburu hau ez dela izan lehendakariak egun horretan ekarritakoa baizik eta denok ezagutzen dugu jaurlaritzak

markatutako helburuetako bat izan zela herri helburu bezala markatu zena langabezia tasa ehuneko

bere lehenengo lan esperientzia eman ahal izatea eta nik uste dut eta aipatu du estarrona jaunak lehen aukera programa izen polita daukala baina gero ez duela balio nik uste dut

gazte askori aukera ematen ari dela lehenengo lan esperientzia hori izateko eta gainera programa hori urtez urte hobetzen ari da ikusi dezakegu jaurlaritzaren datuak ikusita bi mila hemezortzitik hemeretzira ere bai ordaindu beharreko soldata minimo hori

gero segun eta zein titulazio daukazun desberdina izango da

baina desberdina izango da baita ere kontratua urte bete baino txikiagoa baldin bada urte betetik gora baldin bada eta muga gabea baldin bada ikusi dezakegu adibidez bi mila hemezortzian gradua edo lizentziatura zeukaten ikasle bat kontratatuz hamabi hilabetetik behera

eta mugagabea balitz bikoitza eta bi mila hemeretzian kantitate horiek igo egin direla lau mila bederatziehunetik ia hamar mila eurotara mugagabearen kasuan nik uste dut badaudela

lehenengo helburu hori betetzeko nahi horrekin bigarren helburu bezala markatzen zen kalitatezko enplegua izatea lortzen den enplegu hori kalitatezkoa izatea

eta orientazio sozio laborala eskaintzeko programak martxan jartzen dira honetan ere lehendakariak aipatzen zuen adierazle askok erakusten dutela formazio egoki bat lortzen bada eta formazio egoki bat izanda ba gero laneratzea ere bai

prestakuntza dualean egiten ari den garapen integrala ere bai aipatu zuen nik uste dut garrantzitsua dela hori ere bai hirugarren helburu bezala lan baldintzen hobekuntzak aipatu zituen lan istripuak eta lan osasunaren lan istripuak gutxitu eta lan osasunaren inguruan

bekak sustatuz eta azkena eta nik uste dut garrantzitsua dela baita ere bazterkeria arriskuan dauden gazte horiei nolabait modu indibidualizatu batean

eman eta beraiei egokitutako formakuntza izan dezaten laneratzen duina edo laneratze bat

eta hori izango litzateke enpleguari dagokionez eta badakigu beste zutabe garrantzitsua emantzipazioan etxebizitza dela eta horretan aurreko astean eduki genuen eztabaida eta gaztelagun programa atera zen oposizioak kritikatzen duen programa da baina nik esango nuke programa horren helburuan denok bat egiten dugula azken batean

aukeratzen dugu hein handi batean eta horren alde laguntza horiek ematearen alde egiten du gobernuak eta nik uste dut baldintza horiek egokiak ez badira izan bere hasieran

aldatzearengatik ez genuela inolako lotsarik eduki behar

badauzkagula datu asko mahai gainean badakigula egoera zein den eta horri aurre egin behar diogula

gazteen egoerak oso desberdinak dira eta artolazabal sailburuak ere bai

paletan kolore paletan ez da zuria eta beltza bakarrik azaltzen kolore askotako egoerak dauzkagu eta guzti horiei aurre egiten

programak martxan jarri behar ditugu eta jaurlaritza horretan ari da ez ditut banan banan berriro errepikatuko hainbatetan eztabaidatu dugulako eta errepikatu ditugu zeintzuk diren martxan dauden programak baina asko dira eta nik uste dut alde horretatik jaurlaritzak prekarietate horrekin bukatzeko daukan konpromisoa azpimarratu behar dela

bai sozialistak eta gure partetik egiten dugun lan horrekin saiatzen gara nolabait jaurlaritzaren konpromisoa hona ekarri eta beste taldeekin akordiotara iristen eta lortzen desberdinen arteko akordioak kasu honetan gazteen egoera hobetu ahal izateko eta nik uste dut hori ere bai

azkenean uste dugulako gazteen inguruan aurrera egin ahal izateko desberdinen artean ados jarri behar garela eta pozten gara gaurkoan estarrona jaunak eduki duen

akordio batera iristeko ze aipatu da aurreko astean legebiltzarrak oposizioko taldeak suspentsoa eman ziola

baina nik uste dut suspentsoa emateak ez duela inora eramaten gure arteko liskarrera eramaten gaituela eta benetan gazteei ez zitzaiela ezer eman azkenean

egiten den lana baina gazteentzako hor zer zegoen ez zegoen

azkenean akordio horietan bilatu behar dugula benetan gizartera iristea akordio hauek eta benetan behar duten horiei lagundu ahal izatea eta kasu honetan nik uste dut

eskerrik asko eskerrik asko gurrutxaga anderea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txanda euskal talde popularra ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

ruiz de arbulo jauna elkarrekin podemos bollain jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu anderea egun on guztioi beno guri

denboraz pasa zitzaigula zuzenketa erroldatzea eta beraz ba ez gara izan akordio horren parte eta bigarrenik esatea beno laburra egingo dudala nire diskurtsoa

eta hamar minutu hemen egotea ba ez dot ez bihar eskua ikusten ezta ere

uste dut talde guztiok konpartitzen dugula diagnosia eta mahai gainean badaramatzagu denbora bat ba diagnosi hori jartzen eta

eta oso garrantzitsua begitantzen jata

problemilla dakagu gero galdetzen dugunean

eta precisamente nire ustez ba arazoa galdera honi erantzuteko momentuan agertzen da

problema horiei aurre egiteko ba aurrera eraman behar diren politika publikoei buruz hitz egiterako orduan ba sortzen direla normalean desadostasunak ez

akordio batera heldu da euskal herria bildu eta gobernua

ikusi genuenean ba galdera heldu

guretzat onenak diren edo ez ez probablemente ez dira guretzat onenak

modu batean planteatuko genituzke baina galdera gero dator

aurrera pauso bat dala eta aurrera pausoak behar ditugula eta ez atzera pausoak beraz erdibideko honen alde

hori bai argi eta garbi laga nahi dogu gure ustez legez besteko proposamenekin

azken finean gazteon egoera sustantzialki hobetzen zauri bat partxe bat politika aurrera eramaten dogula eta gero zauria handitu eta partxea

non gauzak ez daben aurrera modu esanguratsu baten egiten beraz

talde guztiok eta gazte ikuspegia lege eta politika publiko orotan ezarri behar dala uste dogu gure taldetik eta

gaztediaren euskal autonomia erkidegoko legea nahitaezkoa

eskerrik asko bollain jauna erantzunen txandara pasatuz estarrona jauna zurea da hitza

eta bakarrik beno puntualizazio batzuk egitea aldera ez naiz gehiegi luzatu nahi ez dut gehiegi luzatu nahi honetan

baina egia da ere europara begiratuz gero hemengo

hobetzeko politika publikoen bitartez señor bollain

zeren eta benetako jauzi kualitatiboa emanez irauliko dugu egoera bestelako programa eta partzialekin ez dugu egoera irauliko apustu

eta lehen esan dudan bezala uste dugu gainera aurrekontuen zuzentarauak aurkeztu diren honetan erabat koherentea dela gaurko akordio hau aurrekoan gobernu taldeek hemen aipatua izan den bezala ez duten babestu parlamentu honen gehiengoaren aurka

borondate politikoa falta izan zen orduan plan horrek jasotzen zituen neurriak onartu eta garatzeko gaur horietako batzuk edo gutxienez norabidea adostu ditugu etxebizitza esparruan ere akordioan jasotzen diren asmoak norabide egokian doaz

baina lehen urratsa da norabide aldaketa eta jausi bat dudarik gabe eta balorean jartzen dugu hori delako bidea gure gazteek dituzten arazoei modu irmoan

heldu da garaia hitzez eta intentzio edo asmoez haratago neurri zehatzak mahai gainera jarri adostu eta martxan jartzeko gure ardura instituzionaletatik ere

eskerrik asko estarrona jauna euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea labur laburrean

labur egingo dut uste dut jada aipatu ditugula denok gure posizioak zeintzuk diren

azpimarratu behar dugula azkenean etengabeko hobekuntzan eta ebaluazioan jarduten duela gobernuak eta horren alde egin behar dugula nik uste dut ebaluazio hori eta horretan oinarritzen dela eta hori ere bai mahai gainean jarri behar dugula gure taldetik saiatu gara akordioaren bidea ahalik eta zabalena uzten aurkeztutako osoko zuzenketarekin eta uste dut azkenean lortu dugula horrela ere bai marjina edukitzea akordiora iristeko eta nik uste hori dela izan behar dela

hala ere nahiz eta akordioa eduki eta garrantzitsua izan lortutako pausoak ez dut uste

jaurlaritzari kritika egiten zaio bai baina

gehiago egitea neurri gehiago martxan jartzea baina nik uste dut horrek erakusten duela

bide horretan asmatu duela gero exijentzia maila asko aldatu dezakegu y he entendido que

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu eh bildu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

puntuka bozkatu nahi da ez bale beraz bozkatu dezakegu

onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua mozioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua

baterako lanari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda barrio jauna

eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda elkarrekin podemos

sailburu legebiltzarkide guztioi egun on

barrio jaunak ekarri digu mozio bat eztabaidatzeko uste dugu eztabaida beharrezkoa dela ekonomia sozialari buruzkoa

denok pentsa dezakegu ekonomia sozialaren alde gaudela denok sustatu nahi dugu ekonomia soziala edo hala esaten dugu eta denok ikusi nahi dugu ekonomia sozialaren garapena gobernuak ere bai

diru laguntzak ematen ditu proiektuak bultzatzeko programak sustatzen ditu ekimenak aurrera eramateko eta harremanetan dago sektorearekin ba bere garapena bultzatzeko baina hori dena gure ustez ez da nahikoa

dago eztabaida arlo politikoan zein ekonomikoan pentsatu behar dugu zertarako nahi dugun ekonomia soziala eta

norantz eta nola hazi behar da ekonomia soziala eta horretarako

estrategia bat behar dugu helburuak zehazteko neurriak

zehazteko baita ere eta emaitzak neurtzeko eta ebaluazioa egiteko el debate hoy

egun on guztioi gaur eztabaidagai dugu barrio jaunak aurkeztutako proposamena ekonomia sozialaren inguruko ituna egiteari buruz

gure ustez interpelazio hura egin zenean zegoen testuingurua gogoratzea

bilbon ekonomia sozialaren inguruko kongresu bat egin berria zen

batzordean ekonomia sozialaren inguruko komunikazioaz eztabaidatu genuen

ebazpen onartu genituen eta bakarrik bost hilabete pasatuak ziren gobernuak komunikazio hartan bi mila hamazazpi bi mila hogeirako ekonomia sozialaren inguruko bere jarduera plana aurkeztu zuen eta gu

dokumentu sakonagoa argiagoa eta ekonomia soziala osatzen duten errealitate

konpromiso argiak barneratzen zituena espero genuen ekonomia sozialaren garapenean estrategia argia eta sendoa markatuko zuen dokumentua

esan genuen ere ekonomia sozialeko hainbat eragile ez zutela ondo ikusten dokumentu hori

zulo eta gabezia asko zeudelako dokumentu hartan ekonomia soziala bere osotasunean

eta hori da gaur ere hemen daukagun jarrera gaur gaurkoz daukagun jarrera jaurlaritzak bete behar ditu legebiltzarreko eztabaidatik aterako ebazpenak

badakigu guk hogeita bat ebazpen aurkeztu genituen eta bakar batzuk onartu ziren baina gutxienez gobernuak bete ditzala batzordean onartutako ebazpen horiek gaur esan dute nire aurretik hitz egindakoek ekonomia sozialaz luze hitz egin dezakegu gure duen garrantziaz gure ekonomiaren garapenean

eta jokatuko duen paperaz ekonomia soziala orokorrean pentsatzen dena baino askoz gehiago da eta hor du bereziki ekonomia sozial solidarioa

gizarte justuago baten bidean urrats sendoak emanez

berriak irekiz esan dugu legebiltzar honetan askotan

esan dugu askotan euskal herria bildutik euskal herria bildun behin eta berriz esan dugu ekonomia sozialak protagonista papera jokatzen duela gure herrian

eta paper hori aitortu behar zaiola aitortu behar zaiola ez omenaldi edo plana txukunak jartzen ez baizik eta erabakiguneetan bere presentzia

hori delako bidea euskal herria bildurentzat ekonomia soziala ezagutarazteko funtsezkoa da zenbait konplexu kentzea

ekonomia soziala lehen mailako agentea izatea funtsezkoa da benetan eta bide horretan jardun izan dugu euskal herria bildutik aitortzatik haratago joanez gai praktikoetan eragiteko adibidez kooperatiben presentzia kontseiluan eskatuz baina bide hori

estrategia argia zintzoa eta osoa

berau osatzen duten agenteekin elkarlanean eginda eta helburu

sánchez anderea euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

lehendakari jauna sailburu jaun andreok legebiltzarkideok jaun andreok egun on denoi ez da gure taldea jatorrizko ekimenak

euskal itun bati kasu honetan gizarte ekonomiaren aldeko euskal itun bati edo erdibideko proposamenean aipatzen den euskal estrategia edo plan estrategiko bati ezetz esango diona hori bai edozein itun edo estrategiak edukia behar du eta talde ezberdinen aldetik eskatzen diren itun edo estrategia horiek babesgarriak direla iristen diogun bezala

legegintzaldi honetan gizarte ekonomiari dagokionez lan ona egiten ari garela eta bide horretatik gizarte ekonomiaren euskal eredua finkatzen eta garatzen

oinarri hartuta batetik sektorearekin adostasuna eta bestetik laguntza lerroak etengabe areagotzea eta aplikatzea enpresen sorkuntzarako eta gizarte ekonomiaren difusiorako zabalkunderako besteak beste eta horren harira eta legegintzaldi honetara mugatuta gogoratu nahi nuke sailburu andreak berak bi mila hamazazpi bi mila hogei urteen arteko jarduera planak jasotzen zituen komunikazioa aurkeztu zigula

esanguratsu eta dinamikoen parte hartzearekin osatua izan zela agiri hori oker ez banago lan sozietateak bere baitan hartzen dituen hitz egiten zen eta hala nola euskadiko kooperatiben kontseilu nagusiaz

federazio guztiez mondragon korporazioaz gizateaz

halaber agiri hartan hiru foru aldundiek hiru hiriburuetako udalek eta eudelek zein lau sindikatu handienek eta hiru unibertsitateek esku hartu zuten

gerora agiri hori komunikazio hori legebiltzar honetara ekarri zen eta berrogeita hemezortzi ebazpen proposamen erantsi genizkion

mozio hau sortu duen interpelazioaren erantzunean sailburuak honen inguruan aipatu zuenarekin alegia

euskal autonomia erkidegoko gizarte ekonomiaren sustapen hedapen eta zabalkunderako benetako ituna zor arazten zuela nahiz eta monografiko hartan

itun izenik gabe onartu genuen delako plan horrek gizarte ekonomiaren definizio arlo bat dauka

kooperatiba mutualitate elkarte eta fundazioen europako konfederazio iraunkorrak sustaturiko gizarte ekonomiaren karta zein eskubide sozialen ardatz europarragaz

europako instituzioen ebazpenekin bertan gainera gizarte ekonomiaren egoera diagnostikatu eta gobernuko beste sail batzuen zein sailen arteko planekin lotzen da

gozatu ahal izateko asmoz hala nola enpleguko plan estrategikoa bi mila hamazazpi bi mila hogei edo gazte enplegukoa ekintzailetzaren instituzioen arteko plana industrializazioaren edo industrializazioaren estrategia markoa bi mila hogei denak aurrekontuz hornituak

dagoeneko iazko abendua hasiera hartan motz gelditzen zitzaigun hau da izan genuen inpresio izan zen nolabait

mozioaren testutik gure taldeak ondorioztatzen genuen ekarpen bakarra

edukiari dagokionez eta orain artean emandako azalpenetan azalerazten saiatu naizen moduan mozioaren eskaera erabat beteta zegoelako

horra orain arte eta aurrez aurre geneukan mozioaren aurrean gure posizioa baina hemendik aurrerakoak zeintzuk izan beharko liratekeen jorratzen hasi aurretik zilegi bekit

bi xehetasun egiten gure uste apalean alor honetako edozein gai dela ere tratu beharrekoa ez genuke inoiz ahaztu behar kontzeptua beti izan behar dela gizarte ekonomia

aurrez gobernua gizarte ekonomiaren zuzendaritzako bi mila hamazazpi bi mila hogei jarduera planaren eskutik zer eta nola egiten hari den deskribatzen aritu naizenean

zorionez talde handi bat oso handi bat erreferentziazko bat daukagula baina era berean baita ere zorionez erreferentziazko talde horretaz haratago ere beste eragile batzuk be

eta irizpide hauek zor daitezkeen edozein mintzagairako balio beharko liguketelakoan nago horrela izan ezean edozein estrategia zirriborratutako paper batzuk baino ez delako izango

gobernuaren ekimenez datozen plan ekintza laguntza diru laguntza eta aurrekontuez hornitutako politika publikoez aparte badagoela beste alor bat

eta legebiltzar honetara gizarte zibilaren ekimenez etorritakoa

horrek bai ekarri dezakeela eraldaketa eraldaketa baita enpresari eta langile kontzeptuak ulertzerako orduan ere

ezartzeko eta entenditzerako garaian ez garelako langileen edo enpresaren gizarte batean bizi gizakien gizarte batean bizi gara eta bizitzen jarraitu behar dugu eredu honek ondo osatua eraldaketa ekarri dezake enpresak osatzen dituzten harremanak ulertzeko era berri batekin gure herriari sustraituak

garapen ekonomikoa baliabide bat moduan ulertuz helburu bat bezala beharrean horregatik guk ez ditugu beste esperientzia batzuk mespretxatuko

baina bai defendatzen dugu guk gure gizarte ekonomiaren eredu propioa daukagula ibilbide bikain batekin emaitza oparoekin eta gizarte zuzen orekatuago arduratsu

kohesionatuago bat lortzera eraman gaitzakeena gizarte ekonomia gehiago eta hobea sustatu

eraldatuz haziz eta kontsolidatuz beti aintzat hartuta gure jarduera funtsatzen den ardatzek osatzen duten kolaborazioa bai arlo publiko zein pribatuarekin

gauzatzerakoan egin duen legez gure eredua enpresa erantzukizun sozialarekin ere lotzen da gizarte ekonomiaren maila altuago batean kokatzen dena

etorkizunak eskaintzen digun panorama lana eta bere gizarte dimentsioaren ikuspuntutik

sarritan baina ziurtasunetako bat da gizarte ekonomiak paradigma bat eskaintzen digula non inklusioa parte hartzea eta giza garapen jasangarria eskutik doazen euskadin esperientzia eta errealitate eredugarria daukagu badugu gehiago sendotzen

eta horretarako interesgarria eta arrazoizkoa iruditzen zaigu gainontzeko taldeen zuzenketa eta ekarpenen eskutik

alegia hiru hilabeteko buruan ekar diezagula gobernuak monografikoaren eguneko ebazpen proposamenen betearazpen txosten bat eta ekimen hau onetsia gelditu bezain laster hasi dadila gizarte ekonomiarako euskal estrategia edo bere kasuan plan estrategiko bat osatzen

sinistu iezadazue esaten dudanean benetan pozgarria dela

oinarri hauetan eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna bigarren erantzuteko txandan norbaitek parte hartu nahi du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

eta elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako lege proposamena euskal memoria historikoari buruz aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena banatu zaizuen dokumentazioan daukazue jaurlaritzaren irizpidea eta horrenbestez

aldeko txandan nork parte hartu nahi du bi talde hauez aparte besterik ez beraz

hernández jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

arzuaga jauna eh bildu taldearen ordezkaria zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea egun on denoi

krimenen kontrako euskal plataformaren kideak frankismoaren biktimak gaur gurekin zaudetenak eta gaur azken finean aurkezten dugun zuena delako gure bidetik hemen aurkezten dena eta eztabaidatzen dena eta esan behar dizuet ohore bat dela niretzat eta nire taldearentzat

ekarri ahal izatea urriko egun hauetan orain dela laurogeita bi urte

urriko egun hauetan orain dela hirurogeita hemeretzi urte fusilatu zuten

urriko egun hauetan orain dela berrogeita hamabost urte francok ospatzen zuen gernikan

eguna urriko egun hauetan ikusten dugun moduan hirurogeita hemezortziko erregimena gero eta antz dauka hirurogeita hamabosteko erregimenarekin ez genituen horrelako daturik izango ez genituen

gertakari hauek oroituko ez genuen perspektiba historikoa izango norbaitek memoria argazkia atera izan ez balu memoriak ez du

baina bai ordea bere onuradunak egunez egun gupida gabe desagertzen dira memoria lege baten onuradunak edo hartzaileak diren frankismoaren biktimak naturak edo adinak eramaten ditu

eraman ez zituen pertsonak eta desagertzen dira euren memoria babesten duen lege bat eduki gabe

que es absolutamente inapelable aipamen bat egin nahi dut jaurlaritzak emandako aintzat hartzearen kontrako irizpenaren inguruan

onartu genuen txosten bat eskatzeko eta horrela irakurtzen zen legez besteko proposamen hartan euzko legebiltzarrak txosten horretatik abiatuta bere kasuan bere kasuan pnvk inoiz ez duelako argi lege bat behar zenik

abiatuta bere kasuan memoria historiko integralari buruzko euskal lege bati ekingo dio gobernuak interpretatzen du agindu horrek abilitatzen duela gogora legearen aurreproiektuaren zirriborro bat egiteko baina ez da horrela legez besteko proposamen horrek nolabait

legebiltzarrari ez du gogora abilitatzen baizik eta legebiltzarrak lege bat abiatzeko dituen aukerei

legitimitate berdina zeukan plataforma ilp baten bitartez edo gogora lege proiektu baten bitartez horrelako proiektu bat horrelako lege

publikoki esan zenuten ez zela legerik behar baina pribatuan lan egiten ari zineten plataformak euren prestutasuna agertu zuen otsailean azaldu zuten legebiltzarrean egindako agerraldian eta zuek gobernua gogora zapuztu duzue

ibilbidea bigarren aipamen bat irizpenak

euzko jaurlaritzak uste du ez dela beharrezkoa lege proposamen bati bide ematea

bat datorrelako jaurlaritzak dagoeneko bultzatu duenarekin eta hemen ematen du lehia bat dagoela ea ekimena nork ekartzen duen lehenengo

edo ez da lidergoa honetan nork hartzen duen hemen kontua denbora aurrera doala biktimek dute premia lege bat izateko presa dute egitateen ezagutza dutenek galtzen ari dira erreparazioa merezi dutenak desagertzen ari dira gizartea duintasuna berreskuratzeko emergentzia bat du belaunaldi berriak premia daukate ezagutzeko eta berriro

eta zuek zuen iniziatibarekin lortzen duzuen gauza bakarra da denbora luzatzea sine die arduragabekeri

aipamen bat gobernuaren irizpenari eragozpen eta gabezia dituela esaten duelako antza denez gobernua da bakarrik infaliblea huts egiten ez duena

forma kontu soil bat pentsatuko duzue agian indar handia egiten ari naizela forman plazoak luzatzen ari direla

fondozko arazo bat ere badagoela izan ere anbizio arazo bat dago honen muinean gure legeak eta orain plataformak ekarri digun testuak

ekartzen die eta horretan ere indemnizazioak emateko proposamen zehatz bat egiten genuen egia da eztabaidatu eta findu daitekela baina beste biktimei onartu zaien moduan indemnizazioak ere onartu behar zaizkie frankismoaren biktimei eta

gobernuaren aurreproiektuaren honen inguruan indefinizioa sartzen du xedapen gehigarri bat diruzko erreparazio neurriak aintzat hartzen duena eta esaten du gogora institutuak hala proposaturik eta gobernu kontseiluaren erabakiz

eta lege hau indarrean sartzen denetik urtebeteko epean azterlan bat egingo dute

araudian onartutako biktimentzako diruzko erreparazio neurriak deskribatuz ez du indemnizaziorik aurreikusten txosten bat eskatzen du

eta urtebetera ekar dezaten txosten hori eta hortik aurrera agian indemnizazio hauek aintzat hartuko dira horrek non

bi mila hogeita batean bi mila hogeita bian hau ez da onargarria hau ez da onargarria legez besteko proposamen bat

gaur ekimen hau atzera botatzen bada txosten hau eskatzeko eta mahai gainean eduki dezagun lege prozesu

jauna kontrako txandan parte hartu nahi du norbaitek

bozketara jarriko dugu lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

ez da aintzat hartu lege proposamena jarraian boto azalpenera joango gara alderdi popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko euzko abertzaleak iturrate jauna zurea da hitza

hasteko eta behin egindako bideari merezitako aitortza euskadi aitzindaria izan da frankismoaren biktimen erreparazioan aitzindaria

osatu dituen erkidego bakarra izan gara erakunde elkarte eragile eta pertsona askoren urteetako lanari esker

euzko alderdi jeltzalearena euzko alderdi jeltzalearen konpromisoa barne eta ibilbide hori aitortu ondoren gaur aurkeztu den lege proposamena ez babesteko arrazoiak eduki eta informeen aldetik

proposamen honek ahaztu egiten du jaurlaritzak dagoeneko lege aurreproiektu bat aurkeztu duela legebiltzar taldeek eta eragile sozialek ezagutzen dutena

askoz hobeto jasotzen ditu etorkizunerako erronkak eta batez ere

berreskurapenean egin den lana eta legebiltzar honek onartu dituen lege eta neurriak kontutan hartzen ditu bozkatu dugun lege proposamen honek berriz ez ez du aintzat hartzen orain arte memoria historikoan egindako lana ez ditu kontuan hartzen eusko legebiltzar honek

ez preso egon zirenei emandako indemnizazioak ez frankismoko aparatuek hil eta zauritutako guztiei eman zaizkien indemnizazioak

lege proposamen hau ikusita euskadin gai honetan zerotik hasi behar dugula ematen du ezer egin izan ez balitz bezala ari du

zergatik aurkezten da lege proposamen hau jakinik eusko jaurlaritzak prestatuta zuela legea jakinik

sustatzaileek eurek atzera egin zutela jaurlaritzaren ekimena ezagutu zutenean jakinik euskadi dela estatu guztian

hori guztia jakinda galdera da zergatik ekartzen da lege ekimen hau hemen ezer egin izan ez balitz bezala erantzuna hitz batetan

baina memoria historikoaren bidea adostasunez egin behar dugu orain arte egindakoa onartu behar da

ikerlari zientzialariek eta erakundeek bidea elkarrekin egiten jarraitu behar dugu hori da gakoa eta konpromiso argi bat hartzen dugu

eta biktimek merezi duten memoria historikoko eta demokratikoko legea izango dugu gogor lan egingo dugu horretarako orain arte egin dugun bezala

gai zerrendako laugarren puntua mozioa josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

ebazpena talde proposatzailaren txanda becerra jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta

gure ekonomian gure ekonomian merkantziak etengabe eta garraiobideak eta logistikarako azpiegiturak beharrezkoak dira gure eredua ez da iraunkorra baina ezin dugu ukatu orain arte dagoen moduan logistikaren beharra badagoela baina

datozkigun joerak bestelakoak dira bestelakoak dira eta eskatzen dizkigu merkantziak errepidetik trenbidera eramatera garraiobideak intermodalak izatera eta klima aldaketaren aldeko neurriak hartzera beraz

logistikarako gure azpiegiturak ezartzeko momentuan bai europar batasunetik datozkigun joerak baita ekonomiaren bilakaerak aintzat hartu behar ditugu eta onartu behar badugu

behar ditugula era berean pentsatzen dugu ez ditugula guztiak eta ez

horrexegatik lehentasunak ez dira ezartzen helburuak

ez dira neurtzen edo ez dira sailkatzen eta

bere mozioan aldarrikatu dute bai badagoela estrategia baina garraio jasangarriaren plan zuzentzailean sartuta eta

nada más muchas gracias eskerrik asko
lópez de ocariz anderea euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak grajales jauna zurea da hitza

bai mila esker legebiltzar buru andrea sailburu

eskerrik asko eskerrik asko grajales jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria ugarte anderea zurea da hitza

nik uste dut baditugula eztabaida garrantzitsuagoak hemen hitz egiteko gaurko egunean eta aste honetan baina halaxe tokatu zait eta honetaz hitz egin beharko ulertzen dut elkarrekin podemos taldearen intentzio

baina hori da proposamen horretatik gustatzen zaidan gauza bakarra

eskerrik asko ugarte anderea erantzuteko txandara pasatuz becerra jauna zurea da hitza

hacen realmente eskerrik asko becerra jauna euskal talde popularraren ordezkaria lópez de

nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz anderea euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

nafarroa falta izan zaizu iparraldea aipatu duzunean ba barkatu ez dizut entzun orduan nik iparraldeari buruz bakarrik

nafarroarekiko ere gauzak sinatu beharko genituzke horrexegatik gu

bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos eta euskal talde popularrak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa treinta y siete contra berdintasuna dagoenez berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa treinta y siete contra berdintasuna dagoenez hurrengo osoko zuzenketarako utziko dugu

nazio batuen erakundeko batzar nagusiak bi mila zazpiko abenduaren hemezortziko hirurogeita bi barra ehun eta hogeita hamasei ebazpenean urtero urriaren hamabostean landa eremuko emakumearen nazioarteko eguna egitea erabaki zuen

garapena sustatzeko elikadura segurtasuna hobetzeko eta landa pobrezia desagerrarazteko duen eginkizun eta ekarpen

berrogeita hirua eta gainera gure herrien elikadura bermatzeko eta biztanleentzat baldintza duinak ziurtatzeko erronkak partekatzen dituzte eta natura guneak eta gure ondare historiko eta kulturala babesteko bermea dira

eta horretarako beharrezkoa da emakumeei eta haien familiei aukerak eskaintzea eta erronka garrantzitsuei aurre egitea

hala nola diren emakumeen langabeziari amaiera ematea nekazaritzako genero arrakala kentzea baldintza berdinetan lan egitea bermatzea emakumeen

eta landa ingurunea zerbitzu gehiago hornitzea bat egiten dugu landa eremuko emakumeen nazioarteko egun honekin

minoritarioa den lurralde bateko desberdintasun arazoaz jabetu dadin eta lurperatuta denbora gehiegi egon den arazon bati buruzko kontzientzia soziala handitzeko helburu